egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendako lehenengo puntuarekin hasiko dugu orduan elkarrekin podemos talde parlamentarioak

lege proposamena animalien babes eta ongizateari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida

aldeko txandan becerra jaunaz aparte beste norbaitek hitz egin nahi du

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi euskal gizartearen gehiengoak argudiatzen ditu animalien sufrimendua

eta egoera horri aurre egiteko legeak eskaintzen dituen tresnak eta erantzunak parekoak izan behar dira euskadin indarrean daukagu legea animaliak babesteko baina laurogeita hamairukoa da eta hogeita sei urte pasatu ondoren eguneratu behar dugu eguneratzeko garaia da bada garaia eguneratzeko gaurko gizartearen sentsibilitatera eta gaurko errealitate juridiko

eta hori dena prebenitzeko neurri berriak hartu behar dira alde batetik neurri zorrotzagoak ezartzen dira gure legean titularrentzat

zorrotzagoak zaintzan hezkuntzan eta salmentan eta

baldintzak gogortu egiten ditugu eta bestetik

eskatzen zaie administrazioei bai animalia abandonatuekin hartzea ez hiltzea eta

ematea eskatzen zaizkie baina isunak ere gogortzen dira eta gure proposamenean eta hau da

isunak izango dira animaliak jasandako minaren araberakoak

eskerrik asko becerra jauna kontrako txandan inork ez

amaitu dugunez bozketara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez

aintzat hartzea jarraian boto azalpenera joango gara euskal talde popularraren ordezkaria

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna otero jauna zurea da hitza eh bildu taldearen izenean bai egun on guztioi

badira gai batzuk gizartean aldaketak emateko aurretik erakundeek pausuak eman behar dituztenak eta beste gai batzuekin aldiz

azkeneko hau gertatzen da animalien babes eta eskubideekin gizarteak

eta aldiz duela urte pila atera zen lege batekin jarraitzen genuen cada vez son más las personas que

dagoeneko pentsaezinak onartezinak dira gaur egun animaliekiko tratu txarrak suposatzen duten

tratu txarreko praktikak gaur egun ez dute lekurik gure jendartean animaliei eta oro har bizidunei errespetu handiago batean oinarritutako

baina esan dezakegu ordua dela jendarteak egin dituen aurrera pausoak legeak ere jasotzeko eta lege honen izapidetzeak asmo hori duela iruditzen zait eskerrak eman nahi dizkiot ere becerra jaunari legearen bultzatzaile izateagatik

proposamenean ekarpenak egiteko eman digun aukeragatik eta aurkeztu den testuan hainbat kontu txertatzeagatik dena den gaurkoan lege proposamenari aurrera egiteko babesa emateak ez du esan nahi testuak aldaketak egin behar ez zaizkionik ze badira gutxienez

gaurkoan aurkezten den testuari inguruko kezkak ageri izan dituztenak ezta alde batetik animaliekin bizi eta herriz herri animaliekin haurrei bideratutako ikuskizunak bideratzen dituztenak adibidez larre bei elkartea

kezka ezta eta bestetik etorri berri den bizkaiko

parte den animalien eskubideen batzordeak egin dituenak eta

legeak beraz adi egon beharrean gaude lege hau ahalik eta jendartearen babes gehienarekin aurrera

eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna gai zerrendako bigarren puntua mozioa
nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztuta eusko autonomi erkidegoan gizarte kohesioan

talde proposatzailearen txanda kortajarena andrearen

legebiltzarkideoi denoi egun on orain bi aste foessak aurkeztutako txostenaren inguruko interpelazioa egin genion artolazabal sailburuari eta silvia gilges filosofo feminista aipatu nuen orduan eta gaur ere aipatu nahi dut

bai eztabaida horrek eta bai azkenaldian pobrezia eta gizarte bazterketaren inguruan egin diren

herri honen paradoxak oso ondo jasotzen duela filosofo horrek eta da

irabazten goazen denbora berdinean galtzen ari garela herri honetan eta iruditzen zait oso kontuan hartzeko hausnarketa dela alegia gurea bai

narrazioa dela edozein kasutan narrazio berri bat eta gurea

eta egia da egia da integrazio maila handia duen herri bat

aukeren gizarte horretan kokatua dago eta bazterketa tasa baxuak ere

estatu osoko zifra baxuenetakoak ditugu zentzu honetan baina ez baxuenak laugarrenak gara momentu honetan posizioak galtzen ari gara zentzu honetan eta egia da

gora egiten duela eta oso era nabarmenean eta azpimarratu behar dela ia hogei puntutan igotzen dela inklusio

muga hori edo langa hori baina bazterketa ere bazterketa gogorrenak ere gora egiten du era nabarmenean gure herrian ehuneko hirurogeita zortzian

gizarte bazterkeria egoeran daudenak gure herrian

apenas murrizten dira gurean eta gainera murrizketa

pisua irabazten dute handia gainera eta gainera esan daiteke hauen egoera okertu egiten dela eta zailtasunak pilatu egiten zaizkiela gurean

egoeran dauden horiei eta inklusio tasa altuak bai baina matizatuak izan behar direnak dira gure herriak dituenak ze epdsaren txostenean

argazkian etorkizunera begira oso kezkagarria den beste elementu bat eta da ziurgabetasunarena ze integrazio eremu horretan egonda ere

agian berriz ere esango didazue analisi sinplista bat ekartzen dudala atril honetara eta egia da foessaren datuak

eta hemen monografiko bat egiteko modukoa dela baina denak ezin dira ekarri baina nik bai esan behar dut foessaren txostenean agertzen den erretratu oso hori nire egiten dudala eta uste dut inportantea bere aspektu positiboekin eta bere aspektu negatiboekin osoa erakusten duen errealitate berri hori oso ondo irudikatzen duelako eta esango nuke gainera horrela ulertu dutela errealitate berri horren existentzia hori oso ondo ulertu dutela

aurrekontuen negoziaketaren harira ere etengabean agertu direlako foessaren inguruko datuak

lanean egonda pobrezian bizi diren egoera horiek bazterketaren igoera

dagoeneko errealitate hori hain dela ukaezina zuek negazionismo saiakera eginda ere batzuetan onartu egin behar dituzuela ukaezinak diren errealitateak

hori azpimarratu nahiko nuke gure saiakera ekimen honekin interpelazioan eta ekimen honekin ez zela deskriptiboa une honetan eta narrazio honen aurrean nola erreakzionatzen dugun eta irteera nola enfokatzen dugun eztabaidatzea zela gure eta zentzu horretan honetatik nola atera edo beste eszenario batzuetara nola joan aztertzen dugunean badira bi joera gobernu honek dituenak

lehenik eta behin aipatzen genuen negazionismo horrena nolabait ikusten dugu gobernua batzuetan onartu beharrean datuak direnak direla baina ikusten dugu beti saiakera egiten dela datu positibo horien azpimarratzeko saiakera horretan ez epdsaren txostenak aztertu zirenean baita foessarenak egin zirenean ere entresakak egin zirela eta bueno saiatu zirela azpimarratzen zeintzuk ziren elementu positibo horiek ez noski orain onartuta bueno badirela beste batzuk kezkagarriak direnak horien aurrean noski zuen asmoa horrelakorik

esfortzu handia egiten duela herri honek horiek ere babesteko

badirudi herri honetan pobreak direla koadroa ondo geratzeko

eta hortik aurrera planifikatzen da herri honetan ez horiei

horiei pisua kenduta egiten dira planifikazioak eta horren inguruan hartzen dira erabakiak eta hori oso oso kezkagarria dela iruditzen zait eta horrekin batera

nolabaiteko amnesia ere kezkagarria iruditzen zait guk hemen artolazabal sailburua entzun dugu eta bestela ere entzun ditugu gobernukideak behin eta berriro errepikatzen nola ari garen gerturatzen edo nola gainditu dugun langabezia

jaisteko helburu hori ez baina ez dugu azken aldian inoiz eta inori ez diogu entzun hemen lehendakariak hartutako konpromisoen artean bazela bat

eta helburu hori lortzetik desde luego oso oso urruti gaude eta

erabat deigarria dela iruditzen zait gogoratzen dut epdsaren datuak aztertu genituenean urrutia jaunak datuen inguruko azterketa sakona egin beharraz hitz egin zuela

epdsaren bezalako txostenen datuak oso inportanteak zirela horren gainean egiten zirelako ondorengo planifikazioak baina

datu hauen inguruan edo sakoneko analisirik konpartitzeko asmorik ez dugu ikusi

ni de reforzarlo ni de corregirlo besteak beste diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruk murrizketetan sakontzea erabaki da autu hori mantentzea erabaki da

legea bete beharrean aurrekontuen bitartez ezarri nahi da diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa ez urteroko enkante politiko baten erabaki nahi da orain zenbatekoa

arabera edo baitan geratzen da milaka eta milaka pertsonen diru sarreren bermea eta zintzoki hemen negoziatzen dena da murrizketa bat txikiagoa edo handiagoa den baina murrizketa bat negoziatzen da eta orain

erabilgarritasunaren izenean orain arte defendatutako guztiaren kontra enkantean parte hartzeko prest agertu dena pero al pan pan y

oso argi dugu oparotasuna helburu duen proiektu politiko argi bat behar duela herri honek bizitzaren aldeko erradikala egingo duen proiektu politiko bat behar duela herri honek eta hori

aurrera eramango duen lidergoa izango duen gobernu bat behar duela eta gainera gobernu horrek beharrezkoak diren aliantzak eta konplizitateak sortzeaz gain

batetik babesaren inguruko politikak eraldatu egin beharko dira murrizketa garaiei amaiera eman eta errealitate berri honi erantzunak bilatzen saiatu beharko dugu erreformaren bidetik ez baldin bada zintzoak izan gaitezen eta adostuta edo adostasuna sortzen duten elementu horien inguruan ez gaitezen zain egon ekarri ditzagun eta adostu ditzagun denon artean

los incentivos al empleo eta aukerak sortu behar dira nik uste dut dagoeneko

eta herri honek oso argi duela soldaten inguruko arazo larri bat duela eta datuak oso argiak dira azkeneko bi urteetan

aberatsenak ehuneko hamara irabazi duten bitartean uste dut horri amaiera emateko eta prekarizazio prozesuari amaiera emateko garaia ere heldua dela eta hori eta hori europatik oits eta bestelako erakundeek aipatzen diguten bezala

beharrezkoa da eta etsenpluak baditugu eskumenik ez

komunitate autonomoak katalunia kasu egiten hasi dira prozesu hori egiten hasiak dira eta dagoeneko definitu dute zein izango den bere gutxieneko soldata

beren arazoak gaindituta elkarrekin prozesu hori abian jartzeko

ezinbestekoa dela eta noski honek ere gure eskumenen inguruko hausnarketa sakon batera ere eramaten gaitu horrekin batera estatus berri bat behar dugu lan harremanetarako eta babeserako estal esparrua definituko duena eta gai guzti hauetan

planteatuko duena ahalbidetuko duena guretzako gure errealitate sozioekonomikoari bideratutako eta gure autu politikoetara egokitutako proiektuak bideragarri

bai eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

gogoratuz beste behin ere agerikoa dela azken hamar urteotan

pertsonen situazioa baina are gehiago

urtera arte egin beharko genuke atzera bi mila hemezortzian

argitaratutako datuak bezain kezkagarriak aurkitzeko euskadin gaur egun ia milioi erdi pertsona bizi dira

gastuei aurre egiteko zailtasunak dauzkatenak eta izan ere azken hamar urteotan ehuneko ehun eta hogeita bost koma bost hasi da neguan berogailua piztu ahal izateko zailtasunak dauzkaten familien kopuruak era berean eta hamar urteren buruan soilik ohiko gastuei aurre egiterik ez dieten familia kopuruak ehuneko laurogeita hiru koma zazpi egin du gora eta ehuneko ehun eta hogeita bi koma bost alokairu nahiz hipoteken ordainketen atzerapenak edo eta ordaindu gabekoak eta honek adierazten du beraz urte hauetan elkarrekin podemosetik behin eta berriz azpimarratu dugun bi abiadurako euskadi hori existitu

eta auzo herri lurralde eta batez ere bizilagunen artean gero eta arrakala handiagoa sortzen ari dela y en este sentido

sailburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

nork aurkezten zituenaren arabera ez dut uste guregatik esan daitekeenik eta kasu baterako gaur hona gakartzan gaia urriaren hogeita hamaikan eztabaidatu genuen bera baita

gure posizioa orduan izan genuen berbera izango da aldatu dena proposatzailea da izan ere legegintzaldi guztian zehar ikusi ahal izan den bezala

esan ahal izango litzateke ekimen horiek mahaigaineratzeko orduan lehia bat dagoela gaiaren txapelduna izateagatik orduko hartan pobrezia eta

eta egia esan txosten biek ala biek antzerako gauzak esaten dituzte gure gizartearen argiak eta itzalak

ematen du oposizioaren lana itzalak nabarmentzea dela eta gobernua babesten dugun hona argiak azpimarratzea eta batzuk besteei tremendista eta katastrofista deitzen diegu eta haiek erantzuten digute autokonplaziente eta triunfalistak garela

guk egiten dugu gurea txosten hau eta guk asko errespetatzen dugu txosten honek esaten duena eta aurrekoak esaten duena ere bai eta begi bistakoa da

oso kontutan hartzekoa eta negazionistak ez dut uste zertan izan garenik eta garenik baina egia esateko eta benetan arduratsuak bagara eta gauzen azterketa zuzen baterako argazkia

asmatu egin duzu kortajarena andrea esan duzunean datuen azterketa osoa egin behar dela hori esan nuela

zuzen baterako argazkia behar dugu argazki zuzen bat behar dugu eta zuek aipatu dituzuen datu eta informazioez aparte eta bat bera ere ukatu gabe

beste batzuk ere ematen ditu foessa txosten honek hala nola

autonomia erkidegoko biztanleen ehuneko laurogeita bosta erabateko gizarteratzean dago bueno gizarteratze hori ez da berdina kasu guztietan eta hor ere

europar batasunarekiko lau puntu azpitik kokatzen gaitu eta indize honen onura baloratzeko hobe da azpitik egotea gainetik ipintzea baino eta inork ez diezadan esan autokonplazientea naizenik

zertxobait igo egin dela azken garai honetan gainera enplegu eta etxebizitzei esker bazterketagatik afektaturiko populazioaren jaitsiera nabarmen gertatu da hauek dira gizarteratzea eta aurrerabidea gehien baldintzatzen duten aldagaiak

jaso den beste gauzetariko bat da errenta gutxieneko taldeetako diru sarreren galera konparatibo bat zoritxarrez kronifikazio bat eta bazterketa kronifikatu bat dago pobreziaren kontsiderazioak fenomeno erlatibo gisa bataz besteko diru sarrerak hazten badira pobrezia atariari haziarazten dio eta pobreziaren bataz bestekoa diru sarreren bataz bestekoen arabera ezartzen da

hazi egin daiteke era berean gure garaiko bi fenomenok ere garrantzi itzela daukate migrazioak eta gizartearen zahartzeak

presio inportantea egiten dutena biek ala biek bazterketa egoerei aurre egiterako orduan eta hausnarrarazi beharko digutenak gizarte gaietan inbertituriko diruen gakoa kopuruan baino edo kopuruan bezainbeste

nola banatzen den hau tamainako erronka da eta tamainako arazo eta erronken aurrean

eta baita beste aldetik podemosek ere bilduk

lehen urrats bezala proposatzen digu deitoratzea jaurlaritzak gizarte kohesioa eta aberastasunaren banaketarako politikekin erlazionatuta dagoen pobrezia ehuneko hogei murriztearen helburuaren lortzetik hain urrun egotea

pobreziaz bukatzeko antzeman daitekeenez hori baldin bada lehenengo neurria baina lasai ze pobrezia indikadoreak

baina behera egin du horrek ere bi bigarrena proposatzen diguna bilduk erabat desegokitzat jotzea

jaurlaritzak diru sarrerak bermatzeko errentan murrizketen bidean sakontzeko autoa mantentzea

hauek al dira hauek al dira horrelako erronka baten aurrean pobrezia gizarte polarizazioaz hitz egiten denean hori al da horiek al dira neurriak deiturak eta desegokitzat jotzea aurrekontua hori al da alternatiba hiru

helburu izango duten politika esanguratsuak jorratzeko diru publikoarekin sustatzen diren kontratazio guztietan mila berrehun euroko gutxieneko soldata ezartzeko konpromisoa hartzea

foessa txosten hau aurkezten zen eguneko arratsaldean hemen osoko bilkura izan ondoren donostian egon nintzen txostenaren eskutik gauzatu zen jardunaldian

eta honek han gizarte langile eta abarrengatik osaturiko entzuleen aurrean argi azaldu zuen

arlo honetan zein den gakoa eta aurkezpenean erabili zuen hitzekin deskribatuko dizuet

baina horrek finantzak eta sistemaren inguruko hausnarketa ere behar du zuek

ez dakigu ze puntutaraino ekoizpen sistema lehiakor bat zendu

eta laugarren puntua falta diren eskumenak tartean enplegu politika pasiboen eskumena berehalakoan negoziatzea eskualdaketa bueno ba ados erabat ados baina bi ñabardura baino ez lehena

horren falta gobernu honi leporatu dakiokeenik eta bi eta lortzen ez den bitartean eskumen guzti horiek

guzti horren aurrean guk tinko jarraitzen dugu gure posizioan dagoeneko hilabete eta erdi eskas

alegia behatzen ari garen egoera honi aurre egiteko eskuartean ditugun lanabesekin egin behar dugu lan hau da gizarte zerbitzuen zabaltzea

gizarte zerbitzuen plan estrategikoan aurreikusitakoari jarraiki eta hori betez gizarte zerbitzuen euskal sistema finkatzea sistema unibertsal eta ardura publiko gisa gizarteratzeko politikak ikuspegi intersektorial batzuetatik garatuz eta sail arteko egituratze bidez gizarteratzeko laugarren euskal planean aurreikusitakoaren arabera jardutea

eta gizarteratzeko euskal sistemaren hobetzea ezartzea helburu eskuartean daukagun lege proposamenaren izapidetzeekin jarraituz horiek dira

aldatu daitezke hobetu daitezke baina nik uste

gaiari heldu nahi baldin badiogu seriotasunez koiuntura politikoetako gaiak pixka bat alde batera utzi eta benetan eseri eta dauzkagun tresnekin eta izan ditzakegunekin aurre
egin behar diogula besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

erantzunen txandara pasatuz kortajarena andrea zurea da hitza eskerrik asko hasteagatik urrutia jaunari

nik nahiko seriotasunarekin lan egiten dudala ez diot inori ezer kopiatzen eta are gehiago

baina hala da eta zalakain aipatzen zuen urrutia jaunak parra egin dezakezu nahi duzuena baina hala da urrutia jaunak aipatzen zuen zalakainek

eta nik galdetu nahi nioke urrutia jaunari ze diferentzia dagoen zalakainek planteatutako horren artean babesaren inguruko bere hausnarketa eta lan merkatuaren arteko hausnarketa horren artean eta guk

honetan tartean planteatutakoarekin ze arazo dago bi ardatzetako o sea ze diskrepantzia dago bi ardatzetako estrategia horrekin

aurrera egitea diru sarrerak bermatzeko errentaren planteamenduan baina gure errealitatera egokiago egokitzen den diru sarrerak bermatzeko

errenta batekin gizarte zerbitzuen legearekin aurrera egitea behingoz behingoz hamar urte eta gero ze

eta desde luego ze arazo dagoen edo zer diferentzia dagoen

lan merkatu inklusibo eta bazterketarik gabeko horretan eta guk

hemen gutxieneko soldaten politikak aplikatzearen egiten dugun planteamenduarekin gure errealitate sozioekonomikoarekin gurearekin ez beste batzuenarekin gurearekin egindako planteamenduekin eta ze arazo dagoen herri bezala kontu hauetan pentsatzearekin ze arazo dago zer diferentzia dago hemen planteatutakoa eta zalakainek planteatutakoaren

zalakainek egindako planteamenduarekin eta jaurlaritza honek kasu honetan daukan estrategiarekin ze hor bai aldea izugarria

eta zentzu horretan lan harremanetarako euskal esparruari dagokionean ba oinarri eta printzipioetan zuekin adostutako oinarri eta printzipioetan bazegoen lan harremanetarako euskal esparrua baina orain akordioak zabaltzeko egin duzuen saiakera horretan kanpoan geratu den elementuetako bat

hau da eta elkarrekin podemosi dagokionean edo podemosi dagokionean edo podemosetakori dagokionean ba egia esan nik galdetuko nuke

eta galdera zuzen bat adostu duzuen aurrekontu negoziaketa edo aurrekontuen akordio honetan murrizketarik dago bollain jauna

eta zuen iritziz orain arteko zuen iritziz ere enkantean diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa definitzea bada murrizketa

garrantzirik kenduko ze nire bizitza profesionala pertsonala eta maila guztietakoa politikoa ere bai diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan eta oso atrabesatua nago pertsona horien errealitatearekin baina murrizketak daude bai ala ez murrizketa marko bat onartu duzue bai ala ez eta are larriagoa dena

hori justifikatzeko nola da posible

zuen ekimenari ezezkoa bozkatuko diogu iruditzen zaigulako inportantea dela esatea eta esaten dena egitea oso inportantea iruditzen zaigu hori inportantea iruditzen zaigula ba lege handietan

planteatzen diren posizioekin eta adibidez diru sarrerak bermatzeko errentaren

ez dakit nolatan ez duzuen lortu lortutako akordio horien artean hori erretiratzea baldintza bezala ezartzea ez dut ulertzen baina edozein kasutan zuek uste baldin baduzue lege proposamen hau atzera bota behar dela

prest ere bagaude non zaudete eskerrik asko

argi daukat zure seriotasuna lanean nik ez dut zalantzan ipiniko eta gainera

botatzen dituzun gogoeta asko hausnartzeko bezalakoak direla baina nik nire seriotasuna ere ez nuke inork zalantzan ipini dezan nahi badaezpada ere zergatik gezurrak eta kopiatu eta horrelako gauzak

beste batzuk emandako datuak eta bai sarritan bat etorriko dira sailburuak esandakoekin eta beste hainbatek esandakoekin

zalantzan ipini baina gaur ikusi zaitut arraro xamar bai bai bai ez fu ez gaur ikusi zaitut arraro xamar gaur nik uste dut pobreziaz eta ez zenuela hitz egin nahi gaur beste gauza batzuk dauzkazu

beste lehia batzuk dauzkazu gaur nahi duzu hitz egin aurrekontuetaz nahi duzu hitz egin estatus berriaz nahi duzu eta nik gustura hitz egingo nuke baina nire taldean ni baino hobeak badaude

hitz egiteko guri negazionismoa bota eta

aurrean ez dugula ezer egiten eta abar baina nik aurrekontuen zuzenketei begirada bat eman diet eta aurrekontuen inguruko zuzenketan ez duzue pobreziari

beraz sarritan sarritan

esan eta egin eta nik uste gaurkoan zure hitz hartzeak gehiago izan dutela esatetik egitetik

eskerrik asko urrutia jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu kortajarena ibañez andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika

eta euzko abertzaleak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdinketa dagoenez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdinketa dagoenez hurrengo osoko bilkuran bozkatuko dugu berriro ere

ertzaintzaren eraginkortasuna hobetzeko politikei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda ruiz de arbulo jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi por contextualizar el tema

ez da hain zaila azkarragoa den aplikazio informatika bat arinagoa dena

justizia bat plataforma digitalean segurtasun sailean eta ertzaintza polizia atestatuak telematikoki

eta justizia administrazioaren sistema informatikoak aldez aurretik batera plataformara migratzeko zain gaude ezinbesteko urratsa baita atestatuak gerora justizia

dándole vueltas sailburu andreak esaten zizun bezala azken urteetan zuek bueltaka ari zineten bitartean laurehun eta hirurogeita hamabi agentek hamairu espezializazio ikastaroetan trebatu dira hirurehun ordu

basa sus fuentes bertan prestakuntza plan bat onartu zen berrehun eta berrogeita hiru ikastaroekin eskainitako ia hamaika mila plazatarako

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu anderea eta eguerdi on denoi

interpelazioa salatzen zuenez ertzaintzak

bi kontzeptu botatzen zituen ez efikazia ez efizientzia

gogorra eta nolabait katastrofismo puntu batekin ere adierazten zela hori arrazoitzeko esan zuen datuak baino

izaten direla esaten zuen nahiago zuela iritzi bat mahai gainean ipini eta da sindikatuen iritzia eta bueno pues aurretik esan behar dut nik nahiago dudala datuetan interpretazio horiek

sindikatuen iritzietan oinarritzea baino esan zuen ere ikerketarako formakuntza eskasa ematen zitzaiela ertzainei eta niretzat jarri zuen adibide bat ba pixka bat lekuz kanpo inkietantea esango dut iruditu

esaten zuen ez direla tiro praktikarik egiten eta benetan ez dut inolako loturarik ikusten tiro praktikak eta ikerketa formakuntzan egon daitekeen loturaren artean nik ez dakit

izan behar dela ikerketa eraginkorra egiteko edonola ere gaur ez du aipatu agian iruditu zitzaion orduan argudio

datu batzuk bai emango zizkiola baina datu ere partzialak izan ere aipatu zuen zenbat salaketa jaso dituen ertzaintzak

diren batzuk kenduta zorrilla jaunak

hilketen inguruan kenduta datu oso zehatzak baina gainontzekoetatik

datu horiek ez direlako existitzen eta hori arazo bat da eta datuak ez daudenez edo datuak ez direnez ondo batzen edo zalantzagarriak izaten direnez

oinarritzen du bere posizioa eta da soziometroaren gaineko iritzia

herritargoak oso ondo baloratzen duela ertzaintza eta oso ondo baloratzen duela departamentua ba dena konponduta dago baita ere ikerketa

igartzen dut nik asunto honekin datu eskasak dauzkagu eta interpelazioaren erantzunean sailburuak ez zigun adierazi zein datu edo zein konparaketa

horrelako diagnostikoak ateratzeko kezkatzen nau porque badauka esan zuen horrelako datuak eurek datuen gainean lan egiten dutela beraz badaukate horrelako datuak

itsu nolabait itsu egin behar dugu hemen egiten dugun

aipatu du segurtasun batzordean txosten bat eskatu genuen estatistika delinkuentziala hobetzeko eta

eta hortik ondorioztatu behar diren gomendioak eta erabakiak zehatzago eta zorrotzago egingo ditugula y mientras

algo de luz a este debate besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

de las suyas gracias eskerrik asko arbulo jauna elkarrekin podemos taldea garcía andreak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko legebiltzarburu andrea respecto a eh bildu

zorrilla jauna arzuaga jauna zurea da hitza sí muy brevemente

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatu dezakegu bozkatu dezakegu

gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ekonomia

sortu eta sustatzen duten lanaren prekarizazioaren eta kontsumo ohituretan duten eragin kaltegarrien aurrean hartu beharreko neurrien inguruan eztabaida eta behin betiko

txanda eh bildu taldearen ordezkaria den estarrona jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

guztioi prekarietatearena ez da asmo gaiztoko enpresaburu batzuek mozkinen gainbalioari ahalik eta probetxu gehien ateratzeko erabiltzen duten trikimailu bat lan merkatuan sistemikoki eta iraunkorki txertatua dagoen eredua baizik

berezko duen ezaugarri bat prekarietatearen ereduak gainera baditu bere biktima perfektuak

eta horien artean gazteak ere hamarkada batez ekonomia krisiak kolpatu eta maiztutako lan merkatuan sartu behar izan dira eta akademikoki hobekien prestatutako belaunaldia izanagatik ere beraiek onartzen dituzte aldi baterako kontratuak eta formaziokoak kontraturik gabeko soldatapeko lanak soldata eskasak eskaintzen dituztenak beraiek dira finean merkatuak

pertsona migranteak eta iraupen luzeko langabetuek ere osatzen dute kolektibo zaurgarri hori pertsona gazteekin batera eta

bizitza duinak izateko beharrezkoa dugu lanpostu eta lan baldintza duinak izatea eta horretan

administrazioek badugu zereginik eta orain artean ezer gutxi egin da hemen araba bizkaia eta gipuzkoan eta horretara dator batez ere gaurko

bat da europako beste herrialde eta hiri batzuetan aspaldi eman zuten lehen urratsa ondoren normatiba ezberdinen bitartez dutenak edo inkluso debekatu eta instituzio mailan ematen dugun lehen urrats hau adostasun zabal batetik emango da eta hori

agerian uzten duelako eskuartean dugun gaia gaurkoa eta kontua ez dela

eredu ekonomiko ezberdinen araberakoa zentzuko komunean oinarritzen da gaurko akordioa eta enpresa hauekiko

zabal hau zentzu honetan aprobetxatuko du tartetxo hau eskerrak emateko bai hernández jaunari eta aiartza jaunari eta modu berezian ere sánchez andreari

bere konpromiso eta jarreragatik esaten nuen akordio zabal hau posizionamendu bezala enpresa hauekiko

ari garelako pertsonen eta langileen oinarrizko

salatu behar dugu merkatu eta lehiakortasun librearen izenean oinarrizko eskubideen aurka doazen enpresa eredu hauek eta hori da egiten dugun akordioaren lehendabiziko puntua non

jasotzen da legebiltzarrak bere aurkakotasuna adierazten dio glovo deliveroo uber bezalako enpresei hori da lehendabiziko puntuan

garrantzitsua duela jaso egiten delako modu honetan enpresa hauek

moduen bidez antolatzen direlako

eskatzen zaio lan ikuskaritzari jarrai dezala orain arte egin duen bezala inspekzioekin eta egia da zentzu horretan eta esparru horretan urratsak eman dituela lan

ikuskaritzak eta baita ere eskatzen diogu lan eta justizia sailari

eta horretarako gogoan izateaz gain hau da lan ikuskaritzaren eta foru ogasunen artean dauden protokoloak eta hitzarmenak hauek ditzala ere eraginkortasuna handitzeko eta digitalizazioak eta uberizazioak sortutako lan harremanen esparruan sortutako

erantzuteko laugarren puntuan gizarte segurantza eta zerga betebeharraz ari gara badakigu bilboko kaleetan

bezala ezagutzen diren lizentzia horiekin agertu direla hainbat ibilgailu eta bueno diputazioak berak garraio diputatuak berak esan du badakiela

zerga betebeharrak ordainduko nahiz eta bertan operatu hori ezin dutela saihestu eta beraz

egin beharko zaiola eta hartu beharreko neurriak hartu beharko direla eta azken aurreko akordioa

da eskaera bat lan harremanen kontseiluari consejo

azkenean bere legean jaso egiten delako parlamentu honek ere eska diezaiokeela azterlan eta txosten ezberdinak eta errealitate

puntu inportante bat ere zeren turismo merkataritza eta kontsumo sailak egia da

puntu honen bitartez jarrai dezala kontsumo arduratsuaren inguruko kanpainak egiten baina

beste etxerako lan bat jarri diogu departamentuari eskatzen diogulako bereziki gazteei zuzendutako kanpaina bat diseinatu dezala

alde negatiboetaz informatzeko eta

eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on denoi el cambio

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

estarrona jauna zurea da hitza bai bertatik modu laburrean gainera uste dut nahiko adostasun zabala dagoelako eta bakarrik alderdi popularreko kideak

kontu batzuk kontrara komentatu dituelako

en su justa medida nada más eskerrik asko hernández jauna sánchez andrea sozialistak zurea da hitza

euzko abertzaleak aiartza jauna ez du hitzik hartu behar damborenea jauna zurea da hitza

bueno pues eso eskerrik asko damborenea jauna

eta bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak elkarrekin podemos eta